mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua administrazio publikoari buruzko beste lege bat planteatzeko egin beharreko urratsei buruz

maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias presidenta